eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina abiadura handiko trenaren inguruan maeztu jauna

da momentu honetan eta oso ondo dakigunez diru publiko gehien gastatzen ari den azpiegitura jaurlaritzaren aurrekontura bistazo bat jo ezkero ikusi dezakegu inbertsio atalaren ehuneko

obra eta garraio atalean adibidez inbertsio osoaren ehuneko laurogeita hamazazpia beraz herritarrek badakite badakigu zein den egin behar dugun esfortzu ekonomikoa eta soziala alegia diru publikoaren kopuru handi bat erietxeak eskolak edo babes ofizialeko etxebizitzetara bideratu ahal den diru publiko handi bat

eraikuntzara bideratuko da horiek dira koste ekonomikoak eta sozialak

arloko sakrifizioak ere milaka kamioi gora eta behera obrak egiten diren bitartean

dozenaka urtegi lehortuak dozenaka errekasto lehortuak eta kutsatuak milioika lur tona lekuz aldatuak eta zerrenda amaigabe bat beraz

obra hau egiteko egin behar dugun sakrifizioa sakrifizio ekonomiko soziala eta ingurumen aldetik

egin behar den bezalaxe jakin nahi dugu jakin nahi dute zeintzuk dira onurak sakrifizio ekonomiko eta sozial bat egongo da zeintzuk dira onura sozial eta ekonomikoak hori bait da azken finean koste onura

herritarrek badakite zein den kostea ekonomikoa soziala eta ingurumenekoa lehen esan dudan bezalaxe eta jakin nahi dute eta eskubide osoa dute jakiteko zertan hobetuko den euren bizi kalitatea mota honetako inbertsio bat egiten denean ba tira arlo honetan gaur arte ez dugu koste onura azterketarik ikusi

milaka milioi euro gastatu eta ez dugu azterketarik ikusi bai entzun dugu proiektu estrategikoa dela

bai entzun dugu euskadi bertebratzeko ezin bestekoa dela bai entzun dugu ere

dela baina hitz potolo horiek ez dira txosten serio batean jasotako datuetan oinarritu propaganda politikoan oinarrituak egon dira

ikerketa batean ez eta une honetara helduta

gero eta datu gehiago azaltzen ari dira gero eta datu gehiago

edo hobe esanda errentagarritasun sozialik ez daukala uzten eta gobernuaren aldetik zer txostenik ez daturik ez eta betiko lelo merkeak eta behin eta berriz errepikatzen diren leloak eta galderak benetan garrantzitsuak dira

emateko garaia da ezinbestekoak dira momentu honetan erantzunak herritarrei azaltzeko sekulako esfortzu ekonomiko egin behar duten herritarrei

dituzten obra honetatik hasteko zehaztu behar da zein den koste ekonomiko osoa zein izango den koste ekonomikoa azpiegitura bere osotasunean

gehi gain azpiegitura zeren eta orain azpiegitura egiten ari gara baina gero

ere egin beharko da gehi trenak gehi hiriburuetako sarrerako eta geltokiak zenbat guztira

obra hau bukatzen denean bukatzen baldin bada egunen batean zuek sei milioiko euro esaten duzue

mila milioiko kopurua gaindituko dituela baina hau ez da eztabaida bat bi alderdien artean momentu honetan herritarrek jakin nahi dute eta eskubide guztia dute jakiteko zein izango den obra honen koste bere osotasunean

behin sakrifizio ekonomiko bere osotasunean identifikatuta daukagunean hasi gaitezen onurak azaltzen posible baldin bada zein izango da aurreztuko diren denborak

berrogeita hamabost minututan lotuko dira eta ez hasieran esandako hogeita hamalau donostia bilbo adibidez berrogeita hamabost eta ez hasieran esandako hogeita hemezortzi gasteiz bilbo berrogeita hiru eta ez hasieran esandako hogeita zortziak

erraien gainean doan pesa autobus bat jartzeko baina klaro

hamaika euro ingurukoa da barik ekin merkeagoa zenbatekoa da abiadura handiko trena erabiltzeagatik kobratuko den prezioa biletearen prezioa zein izango da

prezio hori erantzun hau ezinbestekoa da onurak jakiterako orduan

inguruan jarri zuen prezio hori gobernuak ezeztatzen ditu datu horiek

ezeztatzen dituzue datu horiek dakiguna

hirurogeita hamabost eurotan jartzen zituen garai hartan eta autobusarena hogeita hamar eurotan beraz uste dugu

berreskurapen soziala jakin ahal izateko beraz erantzunak behar ditugu ustezko onurekin jarraituz

aurrezterako orduan hainbat ikerketa ekonomia aldizkaria ospetsuan publikatutako ikerketak

propaganda txostenak kontutan izanik obretan isuritako ce o bi gehi funtzionamenduan isuritu dena

gutxiago isurtzen duela eta uste dut ez dela beharrezkoa gogoratzea bilbo eta donosti edo bilbo eta gasteiz hegazkinez ez direla lotzen eta obretako isuriak kontutan hartu barik distantzia luzeetan kotxea bainoa

trena beraz esan behar diogu gizarteari edo esan behar diozue gizarteari

sekulako triskantza ingurumenean egin ondoren

ce o bi isuriak ez dituela aurreztuko eta gainera

askoz jota bost minutu aurrezteko eta noski ez duela kotxerik errepidetik kenduko ez delako izango lehiakorra kotxearekin gure hiriburuen arteko lotura

guk ateratzen ditugu ekonomikoa aldizkari ezberdinetan publikatutako datuak gustatuko litzaiguke jakitea zein datuetan oinarritzen zarien zuek

maeztu jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria oregi anderea zurea da hitza

sailburu legebiltzarkideok maeztu jauna ez dut nahi astuna iruditu baina uste dut berriro ere

testuingurua eta lehentasuna mahai gainean jartzeko

igarobidearen funtsezko kate maila gisa egituratzen da europar batasunak mila bederatziehun eta laurogeita hamalauan

barruko sareen maparen lehen definizioaren hasiera hasieratik

revisionismo continuo horri buruz europa barruko sareko atlantikoko trenbide sarea beraien joan etorrietan beharretan mugikortasun iraunkorragoa

zuzenduriko garraio politika aurrera eramateko baliabide fisikoa da euskal y ak europako garraio sareen plangintzaren eremu berrian egoten jarraitzen du

ikuspuntutik garrantzitsuagoak diren aldeak biltzen dituen tentearen osagai nagusia den oinarrizko sarearen core networken barruan dago eta tenteren iritziz

mugaz gaineko lotura itogunea eta izaera intermodala eusko jaurlaritzak europa barruko sare horrekin duen konpromisoa historikoa

indarrean dago hasierako plangintza fasetik sare trazatu horren parte bat eraikitzen ari garen une honetara arte azpiegitura hori bultzatzeak

europako finantzaketa duen proiektua da zati baten

hiru hiriburuen artean zure interpelazioan jatorriz

eta ekarri dizkizut datu batzuk

gaur egun daukagun trenbidea bidaiatzeko behar diren denborak hauek dira donostia eta bilbo artean bi h hogeita hamabost minutu donostia eta gasteizen artean

bilbo eta gasteizen artean hobeto ez saiatu mirandan

pentsatu nahi zenbat iraungo zuela bidaia horrek

gehien erabiltzen da momentu honetan autopistaz bidaiatzeko behar diren denborak donostia bilbo hirurogei minutu donostia gasteiz setenta minutu bilbo gasteiz

une honetan eraikitzen ari den trenbide azpiegitura berria erabiliz oso osorik amaitu eta gero hiriburuen artean bidaiatzeko beharko diren denborak donostia bilbo berrogei

proiektuaren hasieratik zerrendetan aurreikusi diren bidaiatzeko denborak dira horiek

buruz hitz egin zuen berriro dena den denbora horiek lehiakorrak izan beharko dira

osorik eraikita dagoenean horrela izango dira inolako zalantzarik gabe izan ere trenbidea eta zehatzago esanez euskal

lehiakorrak izango dira bidaiaren iraupenari dagokionez baina horrez gain zerbitzu horiek fidagarritasun handia izango dute trenbide fidagarritasuna da eta segurtasuna eta erosotasuna ere bada trenez bidaiatzea segurua eta erosoa da inolako zalantzarik gabe trenez bidaiatzea

ematen hasi eta gero oso erakargarria izango da edozein ikuspuntutik euskaldun guztientzako trafikoa mistoak eskaini ahal izango dituen lineak dira eta beste gauza askoren artean euskadiko hiru

zerbitzu hori oso alternatiba erakargarria izango da ibilgailu pribatuaren aurrean lana aisia edo beste arrazoi batzuk direla eta leku batetik bestera joan nahi dugunean

nondik ateratzen ditudan ere adibidez fedea fundaziotik fundación de estudios de economía aplicada bere

beste datu batzuk ematen eta nondik ateratzen dituzun baizik eta gainera deitzen diozu horri propaganda

datu bakarrak edo aipatu dozun txosten bakarra da ecologistas en acción etik web gunetik ateratako datu batzuk eta diot

abiadura handiko trenak konponduko dau ce o biren arazoa euskal autonomi erkidegoan

ez gehituko du eta bestela esaidazu

zergatik kenduko ditu kotxeak errepidetik hamar minutu aurrezteko denboran eta hirukoitza

utziko dau kotxea edo autobusa hartzeko eta hamar minutu

noiz egongo da dena bukatua eta bukatzen ez den bitartean zer

eta esango dizut ce o biren isurketen inguruan berriro errepikatuko dizut datuak

distantzia motzetan soilik hegazkina baino efizientziagoa da beraz mesedez esaidazu zelan murriztuko dituzuen abiadura handiko trenaren bitartez ce o bi isuriak mesedez eta hori

kontutan hartu barik soilik funtzionamenduan obren isurketak kontutan hartzen baldin badugu ehun urtetan bez aldizkari ofizialetan esanda ez da berreskuratzen beraz esaidazu zelan egingo dozue aurre klima aldaketaren arazoari

bitartez eta gero erabiltzen dozuen komodina beti

lehentasunezko linea bat dela eta koste onura txosten baten ondoren egindako proiektu bat da

bai hori horrela da zer erabaki du frantziak linea horretan zuretzako lehentasunezko linea horretan

ekonomikoki eta sozialki aztertu dau eta esan du bordele eta hendaiaren arteko lotura

egingo berez lehentasunezko lotuta horren argudioa oso ahula da

koste onura txosten bat egin ondoren egin dela eta

hain ahulak zaudete momentu honetan ezin dozue beste era batera argudiatu

maeztu jauna erantzuteko oregi andrea zurea da hitza

barkaidazu komodina berriro ere erabiltzeagatik

egia da europako sare printzipalean gaude

sare estrategiko batean eta korredore estrategiko batean

eta defendatu behar dugu beti ze horrela da hori da oinarria eta sinesten dugu europan dago sare bat

agian frantziaren zati baten kasu izan daiteke horrek ez du zalantzan jartzen sare osoa ezetz ba

zu sartzen zarenean egiten duzunean sare bat eta ikusi begiratu europan zelan dagoen

oso obra handia estrategikoa delako eta itzela da egia da eta ezin da dena egin bat batean orduan goaz egiten eraikitzen

hogeita piko urte daramazkigu gu hemen gurean

lehenengo dokumentuak eta akordioak eta hitzarmenak eta txostenak eta zuk ezagutzen dituzu eta hor daude

ere eta inpaktu ekonomikoak ere hor daude

baina irakurri ikusi eta gero erabili egin behar dira eta nik erabili dut

txosten hori ze iruditu zait oso ondo estrukturatuta zegoela

edozein manualean topatuko dituzu horiek dira trafiko ferrobiarioa babesteko

gehienak beste baten bat igual egongo da diruaren aldetik

biletea esaten didazu behin eta berriro balioko du balio behar duena jendearentzako erakargarria izateko

zelan egingo dugu aurre klima aldaketari ahtarekin

ahtarekin ez diogu aurre egingo klima aldaketari ez bakarrik

badaukagu estrategia bat egiten ari gara egiten ari gara beste estrategia bat eta momentu honetan nire departamentuan

izen ona kentzeari eta presioa jartzeari buruz garrido andrea zurea da hitza

zein zen argi zegoen kontratu publikoak modu irregularrean lortzea eta legez

del poder judicial argi dago euzko alderdi jeltzalearen deklarazioek

eta da presionatu eta desprestigiatu botere judizialaren lana

y la esencia de nuestro sistema democrático argi dago deklarazio guzti hauekin boterearen banaketaren eta botere judizialaren independentziaren aurka doaz

y libertades justiziaren independentzia gure eskubideak

eskerrik asko legebiltzarburu andrea garrido andrea justiziaren

edota justiziari presio egiten jarraitzeko asmoa ote duen jaurlaritzak galdetzen duzu zure interpelazioan eta horretarako hainbat adierazpen egin dituzu eta hainbat azalpen ekarri dituzu

oinarri oinarritik ukatu behar dut eta horretatik hasi behar naiz nire hitzaldi honetan

edo beste batzuetaz hitz egiten jaurlaritza hau osatzen dugun kideok lehendakariarengandik hasi eta azken sailburura arte ez du adierazpenik egin

justizia administrazioarentzat presio efektiboa izan daitekeenik edota

gutxiesten duenik baina argudio honetan aurrera jarraitu baino lehenago nahiko nuke aldez aurretik finkatu argi adierazi gobernu honen ustez eta nire ustez sailburu gisa nire ustez

aurrean eta batez ere euren erabakien aurrean

gure ikuspuntua zein den epaile eta auzitegiak aginte publikoak dira eta aginte publikoak diren heinean

gainontzeko erakunde publikoen erabakiak bezalaxe gizartearen kritikapean daude kritikatuak izan daitezke kritika zilegia da

kazetariak kritikatu egiten dituzte epaile eta auzitegien erabakiak herritarrak kritikatu egiten dituzte tertulianoak egunero kritikatzen dituzte eta

adierazpen askatasuna egikarituz zilegitasun osoz eskubide osoz kritika horiek egiten dituzte uste dut garrantzitsua dela hau kontutan hartzea sarri askotan gai honi buruz hitz egiten dugunean edozein kritika gutxiestetzat hartzen delako edo mesprezutzat hartzen delako ez kritika zilegia da eta egin egiten da eta

zergatik epaileak gizakiak direlako auzitegiak gizakiz osatuta daudelako eta erratu egin daitezkeelako eta presiopean

horregatik besteak beste sistema judizialak aurrikusi

epaile bat gizakia denez erratu daitekeenez bigarren instantzia beharrezkoa da bere errakuntzak zuzentzeko egokitzeko berbideratzeko horregatik sistema judizialak aurrikusi zuen besteak beste auzitegien kasuan

besteekin bat ez datorrenean uste duenean besteak oker daudela

emateko posibilitatea errakuntzak egon badaudelako gizakiak direlako

oraindik oraintsu eman dute argitara eta azaldu da aspalditik argitaratuta dagoen liburu baten bigarren ediziora edizio horien liburu horien titulua da antologia del disparate judicial nik aspalditik daukat liburua eta oso

liburu horretan hainbat epai aipatzen dira errakuntza potoloak larriak direnak eta

nire interbentzioa ilustratzeko datu horrekin errakuntzak posibleak direla eta beraz kritika

posiblea dela eta adierazpen eskubidearen baitan bere kokapena bere lekua daukala hortik aurrera esan behar da baita ere aitortu beharra dago kritika egiteko eskubide horrek bere mugak dituela bai ez dut horrelakorik ukatuko baditu zeintzuk izan daitezke muga horiek muga bat da kritikaren itzalpean ezin daitekeela

erakundeari mesprezua bideratu erakunde orori zor zaion errespetutik datozen mugak dira hauek

gutxietsi gutxietsi erakunde publiko baten lana zeregina eta garrantzitsuena izan daitekeena

kritikaren bidez ezin daiteke eragotzi oztopatu edota mugatu horregatik besteak beste asmatu zen eta legedian jasota dago epaileak ikusten duenean beste inork beste erakunde publiko batek kritikak egiten dizkiola berak egindako lanari orduan

horregatik aurrikusita dago posibilitate hori bere eginkizuna mugatu oztopatu eragotzi egiten duenean kritika batek orduan bere independentzia baldintzatu

horren adibide argi argi bat epaile batzuk

uste izan dute erakundeetatik etorritako kritika batzuk muga horrez muga horretatik harago zeudela eta zor zaien errespetua ez dutela errespetatu adibidea jarriko dizut auzitegi nazionaleko magistratuk eta auzitegi goreneko arlo penaleko hemezortzi magistratutik hamairuk hemezortzitik hamairuk kontseiluari babesa eskatu diote barne ministroak egindako adierazpenengatik

eta beste alderdi popularreko ministro bizepresidenteak eta egindako adierazpenengatik bete betean esaten zutelako terroristaren alde zeudela

orduan babesa eskatu zuten eta kontseiluak ez zien babesik eman lesmesek burututako kontseilua da eta gehiengo popularreko kontseilua da

ohitura bat bakarrik beste batzuk beste erakunde batzuetatik ere irain gogorrak egiten dizkiete aginte judizialari eta

eramaten dute jaurlaritza honek ez du kasu honetan zuk aipatu duzun de miguelen kasu hori dela eta kritikarik egin ez du adierazpenik egin muga hauek

askatasunak babesten ez dituen muga hauek gainditzen dituztenak ez egintzarik ezta adierazpenik ere zuk aipatu dituzun adierazpenak asko eta asko

iraganean askok eta askok egindakoak eta abar ez dakit ze testuingurutan egin ziren baina gobernu honetatik ez dira atera ikusi beharko litzateke gainera adierazpen eskubidearen baitan dauden ala ez zer esan zuten

ikusi beharko litzateke baina nolanahi ere ez dira gobernu honetatik ateratako adierazpenak gobernu honek ez du ezer esan aitzitik lehendakariak

hemen maneirok egindako galdera bati erantzunez duela hiru lau astebete

lehendakariak berak hemen tribuna honetan duela hiru lau aste

egindako adierazpen argia gardena eta errespetuz betea erakundearekiko eta prozesu judizialarekiko

gobernu honetatik kasu horretan adierazpen ezkorrik iraingarririk

eta ez onargarririk gobernu honetatik ez dela atera beste gizarteko kazetariek

buruzagi politikoek eta euren askatasunarekin egin dezaketenaz ez dut bakoitzak berak esaten duenaren berri eman dezakeelako inolako zalantzarik

eta gobernu honek ez ditu muga horiek gainditu beste gobernu batzuk bai

zuk aipatu duzun epaile horrek ez duela beste batzuk egin duten moduan kontseiluaren babesa eskatu

eta garbi ikusi dutelako beste horiek gobernu zentraletik ateratako irainak euren nortasuna euren dignitatea eta euren eginbeharra baldintzatzen zutela

gobernu honekiko eskatzen dut gobernu honek besteekiko daukan errespetu berdina
eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna garrido andrea zurea da hitza

pleno batean gaude alusioagatik norbaitek hitza hartzea nahi dezu ez ezta

eskerrik asko garrido anderea erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera rodolfo

euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina bi mila hamairu bi mila hamasei bake eta bizikidetza planaren gauzatzeari buruz ares jauna zurea da hitza

ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina fenomeno meteorologikoek sortutako kalte kudeaketari eta

eskerrik asko lópez de ocariz andrea erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera bixen itxaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina hutsik dauden lokal publikoak ekintzaileen esku jartzeari buruz

itxaso jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria toña jauna zurea da hitza

sailburuok egun on señor itxaso

eskerrik asko toña jauna itxaso jauna zurea da hitza

toña jauna gai zerrendako hemezortzigarren puntua galdera estitxu breñas gonzález de zárate eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako

monumentu izendapenaz euskal kultura ondarearen zerrenda orokorrean sartzeari buruz

donostiako bellas artes jauregia ondare balio handiko eraikina da

ehun eta berrogeita hamaika kultur adituk arartekoak eta hainbat erakunde zientifikok esaterako

euskal geografia institutua industria ondare eta

euskal elkartea aranzadi hispania nostra elkartea eta

zen jaurlaritzak iazko irailean abiatutako espedientea baina izan ere

kalifikatzen zuelako batetik neurri positiboa zen eraikina eraistea saihesten zuen aldetik baina gure ustez ez nahikoa jauregia bere osotasunean ez zuelako babesten hainbat adituk eta jaurlaritzako nahiz

eta ondare arloko zerbitzu teknikoek adierazi eta eskatu bezala euskal kultura ondarearen legeak bi maila zehazten ditu batetik bien cultural calificado

bigarrenik jaurlaritzak oraingoan hautatutako bien cultural inventariado eraikinaren balio berezia aitortzen ez duena izan ere jaurlaritzak eman dezakeen babes maila ahulena da eta erabaki horrek jaurlaritzaren arkitektura eta ondare arloko teknikarien txostenaren kontra egiten du

iragarritakoaren kontra ere orduan esan baitzuen bcc bien cultural calificado delako babes maila emango ziola hortaz horrekin jaurlaritzak ez zuen bere hitza bete eta horren aurrean iazko azaroaren hogeita lauko

kultura batzordean gaia ekarri zen eztabaidatzera eta

bellas artes jauregia monumentu kategoriarekin kultur ondasun kalifikatu izendatzea baina aitzitik aurtengo martxoaren lauko

gobernuaren aginduak euskal kultura ondarearen zerrenda orokorrean sartzen du bellas artes jauregia eta ez kalifikatu gisa gogoratu dezagun ondare zuzendaritzaren

gazteleraz jaso nuen bere egunean paragrafoa eta gazteleraz irakurriko dut

negoziatu baina beti ere bai adituek adierazitakoa bai parlamentuak

babes mailari heltzea da honen aurrean galdera ondorengoa da ba al du jaurlaritzak legebiltzar honek donostiako bellas artes jauregiaren babes mailari buruz onartutakoa betetzeko
eta bellas artes jauregia monumentu kategoriarekin kultur ondasun kalifikatu izendatzeko asmorik besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

uriarte andreak dauka hitza legebiltzar presidente andrea
sailburuok legebiltzarkideok egun on

bai noski ez da bakarrik asmoak ditugula baizik eta jadanik bete egin dugu

argi eta garbi onartu eta adierazi du lehenengo unetik horrela azaldu izan dugu behin eta berriz legebiltzarrean donostiako udalaren edota arartekoren aurrean izan ere

eta dagoeneko ezarritako epean ebatsi da horretarako aldez aurretik informazio publikoaren eta alegazioen fasea gauzatu da euskadiko monumentuen ondare arkitektoniorako aholku batzordeari egin zaio kontsulta

sartu duzue bci gisa eta ez bcc gisa

legebiltzar honek onartutakoa eta galdetu nahi nizun non geratzen den gaur bertan lehendakariak zazpigarren puntuan hain ozenki aldarrikatu duen
legebiltzarrari zor zaion begirunea eskerrik asko breñas andrea eskerrik asko uriarte anderea zurea da hitza

nik uste dut guk egin duguna da ezarrita dagoen prozedura jarraitu eta adituak teknikariak eta profesionalak esaten digutena

eta erabakiak hartu hau da gu ez gara joango kontra adituen eta profesionalen esaten

hau da egin duguna da egin behar den gauzak ondo eginda ez da

hemen dago prozedura bat gobernu honetan betetzen dugu prozedura hori hor badaude horretarako adituak profesionalak eta batzordeak erabakitzeko eta emateko aholkua

ez da guk nahi dugulako hori egin hau da

aztertu dugu noraino babestu behar da eta esan digute babestu behar da

hori da egin duguna horregatik esaten dugu gobernuak argi ikusten du eraikinak mendearen hasierako zinematika gisa zalantzarik gabeko balio handia duela baina onartu beharra dago eraikinak ez dituela kalifikatutako ondasuntzat jotzeko moduko ezaugarri arkitektoniko bereziak hor dago diferentzia

babes mailaren artean horrez gain inbentariatutako ondasun gisa babesteko orduan

eraiki berezi bat babestu kontserbatu eta erabiltzearen eta begi bistako kultur balioen artean egoteko

gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera estitxu breñas gonzález de zárate eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina donostia bi mila hamaseik kontseiluarekin sinatutako hitzarmenaren aurka espainiako kultura ministerioak jarritako helegiteari buruz
breñas anderea zurea da hitza eskerrik asko berriz ere

salaketa jarri berri du donostia bi mila hamasei eta kontseiluaren artean sinatutako hitzarmena salatzeko

izagirrek agerikoa zen kultura ministerioak salaketari eutsiko ziola baina bertan jaurlaritzak aukera izan zuen demanda erretiratzearen alde bozkatu eta

baina ez zenuten egin ondorioz jaurlaritzaren babesarekin salaketa aurrera doa eta beraz fundazioak bere burua defendatzeko

baina bigarren bozketa horretan ere kontra bozkatu zuen jaurlaritzak jarrera horrekin kontseiluaren eta fundazioaren aurka doan neurri baten alde egin duzue

eta hizkuntza aniztasunari buruzko goi bilera prestatzeko egitasmoa kolokan jarri duzue eta arazo teknikoaren mozorroa

deialdi publikoaz egin behar zela eta beraz demanda zilegi dela edo agian esango duzue estatuko abokatuaren salaketa izan dela zuen ardura gainetik kentzeko

arazo teknikoa baldin bada formazko akatsak baldin badira beste era batean konpondu daitezke ezta

egin daitezkeen galderak asko dira demokratikoki hartutako erabaki bat epaitegira eraman behar da elkarbizitza oinarri duen proiektu batean sortu daitezkeen desberdintasunak epaitegian konpondu behar dira egitasmoa babesteko egin zenituzten promesa guztiak non daude

azpijokoa baino ez da espainiar gobernuari bost axola zaio euskara

udaletako auzia aipatzea besterik ez dago eta salaketa hau ere hor kokatu behar dugu eta espainiar gobernuaren euskararen aurkako zeharkako erasotzat hartu nola da posible jaurlaritzak auzi horretan jarrera bat hartzea

dagokion diru konpromisoa ez bete egindako hitzarmenak zalantzan jarri proiektua oztopatu hori da espainiako ministeritzaren jokaera eta estiloa eta jaurlaritza tamalez hor lerrotu da

bi mila hamairuan oraingoaren aurrekaria sinatu zelako eta beste inork ez duelako ez interesik agertu

sailburuordearen apirilaren bateko adierazpen tamalgarriak etorri ziren

gure kulturaren eta herriaren onura bilatzen zuena alderdikerien gainetik baina

jarrerarekin sektoreko pertsona eta eragile aktibo asko

eta ez al da izango muñoz jauna ez datorrela bat kontseiluak euskarari buruz egin duen diagnosiarekin ez al da izango muñoz jaunak euskarari buruzko ikuspegi desberdinak ez dituela onartzen eta errelato bakarra inposatu nahi duela eskerrak europak zabalagoak diren

hamaseiko proiektuak bere oniritzia eta kalifikazio

eta hona iritsita hauxe da galdera ba al du jaurlaritzak sinatutako hitzarmenaren eta ondorioz

gizarte erakunde bere baitan hartzen dituen kontseiluaren alde egiteko asmorik besterik ez

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria uriarte andrea zurea da hitza

presidente andrea breñas andrea gai honen inguruan esan beharrekoak

oso argi hitz egin zuen kultura sailburuordeak duela hamabost egun emandako prentsaurrekoan kontseilua bai baina kontseilua bakarrik ez edozein kasutan ez dezagun ahaztu gaur egun pil pilean dagoen kontu hau ez dela oraingoa historia polemiko hau bi mila hamairuan hasi zen

bi mila hamasei fundazioaren aurrekontuak onartzeko deitutako patronatuaren bilera batean bertan agertu ziren proiektu honen lehenengo aztarnak eta ni neuk esan nuen eta horrela dago aktan jasota

eraman ahal izateko guztiz beharrezkoa zela koordinazioa bai jaurlaritzarekin bai beste elkarte erakunde eta eragileekin eta horretara baldintzatu nuen aurrekontuen aprobazioa

ezkutuan egina zegoela enteratu gara patronatuaren kideek ezer jakin gabe akordio markoa bi mila hamairuko azaroan sinatu zuten kontseiluarekin ez genekien eta urtebete beranduago inolako lotsarik eta kezkarik gabe bat batean aldez aurreko informaziorik bidali gabe gai zerrendan ere sartu gabe

kontseiluarekin hitzarmena sinatzeko premia eta grina horrela sartu zen kontseiluarekin hitzarmena sinatzeko erabakia inposizioz eta esklusioa praktikatuz

badakigu kontseilua euskalgintza sozialeko hainbat elkarteren elkargunea dela

bere irudia gizartean eta bere interlokuzioa jaurlaritzarekin berrogeita sei elkarte horiekin dugu harremana harreman normalizatua etengabea eta aberasgarria

baina kontseiluak ezin du elkarte guzti horiek ordezkatu askoz logikoa iruditzen zait elkarrekin lantzea egitasmo hori bi mila hamasei beste egitasmoen bezala berrehun eta laurogeita lau plus proiektuan esate baterako horietarako askorekin batera ere ari gara lanean

kontseiluarekin eta bere nortasun berezia duten elkarte horiekin guztiekin eskerrik asko uriarte andrea breñas andrea zurea da hitza

zure baimenarekin tokitik egingo dut lehen esan

dezakezu nahi duzun guztia mozorrotu dezakezue nahi duzuen bezala baina begiratu atzo arabako diputatu nagusiak ppren xenofobia kulturala agerian utziz

daukagun testuingurua eta jaurlaritza hor kokatu da eta ni gu morrallan kokatzen gara

morralla naiz eta arro nago eta auzi honetan jaurlaritzak

eskerrik asko uriarte andrea zurea da hitza

baina ahaztu egiten zaizue erakundeen eta gizarte eragileen lankidetza eta gizartearen atxikimendu aktiboa ezinbestekoak direla bizi berritze prozesuak aurrera

hizkuntza aniztasunari buruzko bilera elkarte bakar baten eskuetan uztea

gizarte eragileak eta herri erakundeak kontrajarriaz hori bai dela kaltegarria euskararen eta

ezin ditugu hausnarketa adostasuna eta elkarlana albo batera utzi

eusko jaurlaritzak europan euskararen lekua ziurtatzeko euskararen arloan inposatu nahi den kontseilu honen esklusibitatea

modua kritikatzea jaurlaritzak egin duen bezala ez da euskararen aurka joatea guzti horregatik hain zuzen ere luzatu genion gure proposamen bateratzailea eta hau ere alkateak ezkutatu du

begira bai kontseiluarekin baita baina berak ezkutatu du proposamena baina ez kontseiluarekin bakarrik baizik eta gure herrian bertan hizkuntza aniztasunaren sustapenean lan itzela egiten duten eta egiten ari diren elkarteekin

eta lan talde horretan geure burua ere sartzen dugu ez izan zalantzarik eskerrik asko

hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina ikerkuntzan hasteko lankidetza beken deialdiari buruz celaá andrea

eskerrik asko presidente andrea kolaborazio bekak

mila bederatziehun eta laurogeita bost urtean transferitu zirenetik zuk esan duzun bezala

programa guztiak bezala ordea denbora luzez indarrean egon ondoren beharrezkoa zen errebisio bat egitea

azken urteetan beka hauek ez zuten ongi funtzionatzen alde batetik ez ziren beka guztiak esleitzen bataz beste beken ehuneko hogeita bost hutsik geratzen ziren beste alde batetik ez zen emaitza ebaluatzen eta ikasle asko kexu ziren ez zirelako helburuak betetzen

asignados eskerrik asko sailburua gai zerrendako

hogeita bigarren puntua galdera iñaki lazarobaster badiola eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina elikagai ekologikoen osasun ikuspegiaren inguruan lazarobaster jauna

eguerdi on guztioi pasa den martxoaren hogeian

munduko erakundeak minbiziaren zerrenda beltzean minbizia sortu dezaketen produktuen zerrenda beltzean

gehien erabilia den herbizida monsantok sortutako herbizida da hau

eta beno hau kezkagarria da noski edozein kasutan ere jakin badakigu

hamarkadetan produktu kimikoak geroz eta gehiago erabiltzen direla elikagaiak ekoizteko eta baita transformatzeko ere eta erabilera hori gainera izaten da beti ere etekin ekonomikoak

izaten da eskulana gutxitzeko ekoizpenak bizkortzeko errentagarritasunak ateratzeko beti ere

etekin ekonomikoak puzteko badira produktu kimikoak lantzen dituzten

eta korporazio hauek alde batetik saltzen dizkigute nekazaritzarako

produktu kimikoekin gaixotasunak eta beste alde batetik gero gaixotasunak sendatzeko sendagaiak ere

berdinek beraien inguruan antolatuta dago negozioa gauzak horrela azkenaldian

ari da produktu ekologikoak

erosten elikadura eta osasuna biak batera elkarrekin doazelako eta gu jakin nahi duguna da osasun ikuspegi batetik

elikagai ekologikoak kontsumitzea elikadura ohitura osasuntsu bezala ulertzen duen eskerrik asko

egoteko elikadura egokia eta orekatua behar dugu ondo jateak osasuna dakar horretan

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna lazarobaster jauna

bai erantzuna ez da izan nik nahi nuen bezain garbia norabidea

hain garbia ez eh bildutik argi daukagu ez dela berdina bere bizitza guztia kaiola baten barruan

arrautza edo aire librean eguzkia hartuaz

eta zentzu berean ere ikusten dugu ez dela berdina porru artean dagoen belarra minbizia sortu dezakeen

ez dela berdina porru arteko belar hori esku edo aitzurrarekin jorratuta kentzearekin eta guk hori

eta iruditzen zaigu osasun sailetik

oraindik jaurlaritza honek ere baduela hor kontraesan bat

lehenesten da osasun sailetik ere nolabait pixkatxo bat balioan jartzen da elikagai ekologikoak

oregi andreak ingurumen sailetik oraindik ez da gai nekazaritza ekologikoa

una sociedad más saludable eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako
hogeita hirugarrena puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina zallako udalerriko uholdeei buruz llanos andrea zurea da hitza

llanos anderea jaurlaritzaren ordezkaria oregi anderea zurea da hitza

bai eskerrik asko mire señora llanos

oregi anderea gai zerrenda agortu denez oso bilkurari amaiera ematen diot